egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen hamargarren puntua beste baterako utzi dela esan gai zerrendako lehenengo puntua galdera rakel molina pérez euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina etxerik gabeko pertsonekiko

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

kalean lotan ari zirenean pertsona ahulenen kontrako indarkeriazko

eta giza eskubideen urraketa argi bat da hori dela eta hauxe galdetu nahi dizugu

errealitate horren inguruko datuak horrelako gertaera tamalgarriak ezin dira gertatu gabeko pertsonentzako euskal estrategiak jasotzen al du horri aurre egiteko ekimenik eskerrik asko

mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi según los datos del último

zehatzago esateko eskubide bikoitzaren ikuspegian pertsonetan zentratzen da eta etxebizitzan eta

bazterketako egoera larrian dauden pertsonek bizi dituzten hainbat problematikari heltzen dio eusko jaurlaritzan

arreta berezia jarrita emakume etxegabeen problematika berezian orientazioa eman nahi diegu etxegabetasuna murrizteko mila esker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

mila esker lehendakari andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on herritarrak kalean daude eta guri begira daude

eta atzo bertan pentsiodunen bizitza duina egikaritzeko moduez aritu ginen euskal herria bilduren ekimenez eta neurri batzuk jarri genituen mahai gainean gobernua sustengatzen duten alderdien aldetik eta partidu popularraren aldetik neurri bakar bat ez

espainiara begira jartzen gara sarri arazo hau aztertzeko eta normala da bizi dugun dependentziaren logikan hain kaltegarria zaigun logika horretan logika gutxiagoa du gure ustez partidu popularrari euzko alderdi jeltzaleak aurrekontuak babestu izanak eta horrek

premiazkoa da segurtasun sozialaren transferentzia premiazkoa da euskal pentsio sistema propio batean lanketa egitea nafarroan irmoki eskatu dute eta

lanketa hori egiten dugun bitartean lehentasunezkotzat jotzen al duen eusko jaurlaritzak bere eskuduntzak erabiltzea araba bizkaia eta gipuzkoako pentsiodunen pentsio duinak bermatzeko eskerrik asko
eskerrik asko iriarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok jaun andreok egun on iriarte andrea argitze aldera pentsioak ez daude gure eskuduntzen artean gure ardura da ongizate sistema herritar guztiei bermatzea eta horien artean

behar gehien dituzten pentsiodunak ere euskadin lehentasunezkoa da premia gehien dutenei bizitza duina bermatzea honako hauek osatzen dute gure ongizate sistema diru sarrerak bermatzeko errentak

aukera dute errenta hori jasotzeko edozein hiritar bezala

botiken ordainketarako laguntzak eta gizarte larrialdietarako laguntzak jaurlaritzak gutxienekora iristen ez direnen eta hor pentsio txikienak dituztenen diru sarrerak osatzen laguntzen du

errentaren bitartez hain zuzen jasotzen duten lau lagunetatik bat pentsionista da eta diru osagarria jasotzen du horretarako zehazki berrogeita sei milioi euro baliatzen ditugu

soil soilik euskadin eta ez beste inon

urkullu jauna pentsioak ez daudela gure eskutan badakit diru sarrerak bermatzeko errentatik jasotzen dutela ere bai

que están pasando gure proposamen guztiak egingarriak dira hori bai aberastasuna nola sortzen den dago gakoa eta pprekin ez dago negozio onik

bermatuz lortu duzuelako gutxieneko pentsioa jasotzen dutenei hilero bat koma berrogeita hamar euro igotzea hori da kafesne batek balio duena kafesne bat hileko

eta ez berriro beste esku bat botatzea partidu popularrari eta hemen pprekin adostutako erreforma fiskalak ere ez du uzten aberastasunaren banaketa egiten urkullu jauna eta beste erreforma batzuk posible ziren eta euskal herria bilduk mahai gainean jarritakoarekin progresiboki egin zitekeen guk egiten dugun eskaera hain zuzen ere mila laurogei eurotara

posible zen eta ez daukagu inolako zalantzarik eta dependentziak ekartzen dizkigun kalteen artean ba hortxe dauzkagu lan erreforma gainditzeko bideak

egitekoak eta bueltaka eta bueltaka ari gara begira espainiak noiz emango dizkigun gainera hori eskatu eta gure eskuduntzak martxan jartzea baino beste erremediorik ez daukagu izan ere gure autogobernua ere arriskutan dagoelako eta bestela begiratu gaur bertan espainiako auzitegi gorena ematen ari den espektakulu lotsagarria ikuspuntu guztietatik lotsagarria dena dena den gauza bat esango dizut zuek ezagututa ez nintzateke harrituko hilabete gutxiren barruan

arrazoitsuak razonableak eta arrazoituak ekartzen gaur pentsiodunek merezi dutelako eta beti herri honek merezi duelako
mila esker lehendakari jauna mila esker lehendakaria eskerrik asko

qué más podemos hacer eusko jaurlaritzak errealismoz eta arduraz jokatuko du pentsioak funtsezkoak dira ongizate estatuan eta gai hau planteamendu

beharrezkoa da hartzen diren neurriei egonkortasuna eta iraunkortasuna ematea

martínez jauna zurea da hitza lehendakari jauna euskadi
azken egunetan protagonista izaten ari da hemen ematen ari diren mobilizazio sozialak direla eta gainera kasu askotan mobilizazio hauek historikoak izan dira

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez

gizartearekin dugun konpromisoari eusten diogu aurrekontuaren bi herenak gastu sozialak lehenesteko dira bost aurrekontu onartu ditugu eta bakoitzean gastu soziala handitu egin dugu duela bost urte

izango dira zure inguruan ez duzu aurkituko euskadiren mailako gizarte konpromisoa

eta gure erantzuna eredu bat dugu eta horrek giza garapen jasangarria du izena eta emaitza onak eskaintzen ditu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako laugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

udalentzat bizigune programa bat abiarazteari buruz andueza jauna zurea da hitza eskerrik asko

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi nos

a las viviendas de los municipios vascos eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

herritarren borondatearekin bat etorriko den europar batasun federal eratzaile eta demokratiko baten alde gaude hori da gure proposamena etorkizuneko europaren eraikuntzan parte hartzen jarraitzeko estatu kideen barruan dauden herri eskualde eta nazio konstituzionalentzat

eskualde konstituzionalei elkartutako eskualdearen estatusa aitortzea eta estaturik gabeko errealitate nazionalak diren eskualdeen papera indartzea

gai zerrendako seigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

politiken analisia dokumentuari buruz barrio jauna zurea da hitza

sí señor barrio me toca a mí eskerrik asko presidente anderea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on

dagokionez egia da txosten hori koordinadora batek egin duela ong en koordinadora batek eta

jakitun gara eta ez jakitun bakarrik txosten hori egiterakoan bai jaurlaritzako hainbat pertsonekin hitz eginda dago es decir hemos sido

eskerrik asko tapia andrea barrio jauna zurea da hitza

tapia andrea zurea da hitza señor barrio

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zazpigarren puntua galdera eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
euskadiko emakumeen eskaera eta proposamenei eusko jaurlaritzak ez erantzuteari buruz arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko arana anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

isiltasuna mesedez eskerrik asko

eta konpromisoaren ispiluaren aurrean jarri zigun bai lanean kemen gehiagoarekin jarraitzeko konpromisoa berrezten gaitu egun europan bostgarrena postuan dago berdintasunaren indizean

ildo horretatik pausu irmoak ematen jarraitzen eskatzen digute berdintasuna guztion helburua da

europako herri aurreratuenen eredua jarraituz eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako

josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina euskal

eskaerei buruz becerra jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi eta ongi etorria ere angiozar bailaratik etorri direnei tapia anderea angiozarreko bailararen biztanleek urteak daramate hamarkadak esango nuke alegazioak aurkezten eta eskaerak egiten abiadura handiko trenak bailaran sortuko dituen kalteak geldiarazteko alegazioak egin dituzte

hamabost urtetik eta lehenengoak izan ziren laurogeita hamaseian

eta azkenak izan dira iaz parte hartze publikoaren prozesuan alegazio horiek izan dira abiadura handiko trenak sortuko dituen

zarata izugarria ur iturriak edo errekak estaltzeko arriskua

auzoen arteko bideak moztea edo aldatzea eta

tuneletarik ateratako lurrak utzi ahal izateko azken finean

bere bizimodua eta bere lasaitasuna desagertzeko arriskuan utzi dutela behin betikoz baina ez bakarrik alegazioak

ilusio handiz eta ekintza plan propio bat osatu dute eskaera hauek bildu ahal izateko bailarako biztanleek ez dute atzera begiratu nahi

eta euren helburu nagusia da abiadura handiko trenaren lanak aprobetxatzea bailarak dituen gaur dituen gabeziak konpontzeko eta

eskaerak ez dira hain bereziak izan telebistaren seinalea hobetzea mugikorrena hobetzea ere bai bergarako errepidea konpontzea eta zuzentzea tuneletatik ateratako lurrak erabiliz

lanak sortuko duten zerbitzuko bidea erabiltzea bidegorri bihurtzeko eta zerbitzu orokorrak betetzea liburutegia

kirolgunea eskaera sinpleak eskaera apalak eskaera zentzuzkoak eta logikoak azken finean eskaera justuak abiadura handiko trena

erraldoiak proiektatzen direnean esaten da por el interés general dela esaten da guztiontzat dela onura baina ez da horrela

kalteak ere ez dira guztiontzat kalteak dira batzuentzat eta abiadura handiko trenaren kasuan trena doa hiriburu batetik beste batera baina ibilbide erdian geratzen direnak trenaz ez dute gozatuko baina kalteak bai jasoko dituztela

eta bailarak eskatu duena eskaera horiei erantzuna ematea ez da hain zaila batere garestia irtenbideak badaude instituzioen arteko hitzarmena sinatzea adibidez edo inbertsio publikoaren ehuneko bata kulturala

hitzarmen horiek finantzatzeko baina horretarako eusko jaurlaritzaren laguntza behar dute fomento ministeritzara joateko

inplikazioa lortu ahal izateko eta hori da nik eskatu nahi dizudana gaur arazo bat

kalteak sortuko dituela irtenbideak definituta daude auzokoek zehaztu dituzte guztien artean baldintza egokiak dituzue

hitz egiteko prest daudela eta akordio batera iristeko prest daudela eta tresna legalak ere badaudela baina konpromisoa behar da eta konpromisoa behar dute eusko jaurlaritzaren aldetik angiozar bailara laguntzeko prest zaude

eskaerak babesteko prest zaude ministeritzaren aurrean eskerrik asko
becerra jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

becerra jauna jakingo duzu dagoeneko jaurlaritzari tokatu zitzaion zatian

gipuzkoako zatian eta bergara bergara tramoan adibidez talde horrekin lanean estu aritu dela

exekutatzeko modua izan genezakeelako eta horrela ulertuta horrela egin genuen beraz adibide hori guretzako egokia izanik

ere eramatea egokitzat jo genuen beraz

eskumenik martxan jarri ahal izateko baina bai adif ek eta beno hainbat joan etorri izan ditugu eta dakizunez baita ere berriro obrak hastear daude zentzu honetan

aurreko urtean nolabait txosten hori helarazi zitzaigun eta

talde horrek nahi zuen gure sailaren mediazio bat nolabait adif era iristeko eta noski horrela lan egin dugunez egokitzat jo genuen

eta guztiak gainera aztertzen ari dira udalarekin xehetasunera jaisteko eta ikusteko zein diren planteagarriagoak nola planteatu daitezken eta berriro diot gauza horiek era egokian planteatu ahal izateko zuzenean

planteatzen ziren guzti horiek neurri guzti horiek eta horretarako pentsatu izan genuen udalarekin batera eta biztanle horiekin angiozargo biztanleekin

hori martxan jarri ahal izateko eta eskaera hori zuzenean adif ekin tratatzeko eta nolabait hori nola aurrera eraman zitekeen ikusteko bilera bat planteatu zen otsailean baina beno horrelako eguraldia zela eta atzeratu egin zen eta

eta birplanteatu egin dugu nolabait egin beharreko bilera izan ordez gure artekoa hemen euskadin egiten dena udala jaurlaritza eta biztanleak eta gero adif era eraman planteatu dugu beste gauza bat udalak eta biztanleak lantzea txosten hori

eta une honetan guztiok elkarrekin joatera adif ekin planteatzera zer nahi dugun nola egin nahi dugun eta abar eta une honetan adif ekin harremanetan gaude eta planteatzen apirilean bilera izatea bilbon

beraz une honetan hori da gure helburua ez egitea bitartekari baizik eta biztanle horiek eta udalak berak zuzenean izatea aukera

nola nahi duten egin eta lehendik bergara bergara tramoan jaurlaritzak egin duen bezala

lantzea biztanle horiekin harremana eta diozun bezala planteatu diren hainbat eta hainbat ekimen ikustea nola gauzatu daitezkeen agian

horrekin baino agian askoz ere neurri sinpleagoak dira eta

landu daitezke helburua azken finean da izatea erlazio zuzen bat biztanleak adif eko

beraiekin ere nolabait guzti hori lantzea hau da eta berriro diot

adif ekin lantzea eta hori da une honetan gauden egoera beraz gure konpromiso osoa jaurlaritzaren ikuspegitik gauzak ahalik eta egokien

ditzakeela eta ekarriko dituela baina badaudela bereziki kaltetuak izango direnak eta pertsona horiek eta biztanle horiek kasu honetan udalerriek izan behar dutela baita ere konpentsazio bat eta izan behar dutela eskaerei erantzuteko lekua eta entzuteko hasiera batean hori da gure borondatea eta horrela landuko dugu hemendik aurrera ere eskerrik asko

nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna tapia andrea zurea da hitza

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina productos tubulares sau enpresaren egoerari buruz casanova jauna zurea da hitza

hemen daudenei eta kanpoan daudenei benetan borroka eredugarria garatzen ari zaretelako eskerrik asko benetan denon onurarako ere

lanpostuen alde baizik eta eskualde osoaren alde eta euskal herriko industriaren alde pasaden otsailaren hogeita zortzian productos tubulares enpresaren zuzendaritzak langileei iragarri zien hainbat murrizketa ezarriko zituela alde batetik kaleratze kolektiboak iragarri zituen beste aldetik lan baldintzen funtsezko aldaketa

geldituko zela horren aurrean eta martxoak zortzitik aurrera langileek greba mugagabeari ekin zioten enpresa honetan laurehun langile lan egiten dute era zuzen batean eta beste ia berrehun lan laguntzaileetan

eta honen aurrean galdetzen diogu gobernuari zer egiten ari den

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

presidente andrea casanova jauna behin baino gehiagotan aritzen gara tribuna honetan industriari buruz eta guretzako enpresa hau garrantzitsua beste guztiak diren bezala enplegu guztiak eta enpresa guztiak dira guretzako garrantzitsuak eta jaurlaritza beti bezala laguntzeko dago baina gauza bat aipatu behar da eta nik uste dut garrantzitsua dela eta langileek

kasu honetan egoera orokor batean gaude mundu globalizatu batean eta dakigun bezala altzairuak izan ditu gai desberdinak eta arazo desberdinak urte hauetan zehar gainera kasu honetan hodiak egiten dira hodi bereziak oil and gas sektorearentzat zer gertatu da ba gehiegizko produkzio bat dagoela mundu mailan eta

sufritu duela azken urteotan horrek zertara eraman gaitu ba noski eskaera gutxiago izatera eta gainera prezio askoz ere txikiagoak eta

prezioak ez dira igotzen beraz egoera oso zaila jarraitzen du izaten eta enpresak planteatzen ditu hainbat neurri ekainean ekainean planteatzen dira bideragarritasun plan bat

egoera orokorrari buruzko neurriak planteatzen dira hainbat dira

eraginkortasuna jasotzea hobetzea eta nolabait berriro ere enpresa hau eraginkorra izan dadin eta mundu globalizatu honetan jarraitu dezan egia da martxoaren zortzian iragarri zirela baino benetan ez dakigu zer eragarri den hasiera batean noski langileei aipatzen zaie neurri guzti horiek baina guk ez dugu dokumenturik oraindik

agertu zaizkigu bere hipotetiko neurri horiekin beraz nik

duena eta lagundu behar duena da bideragarritasun plan hori kontutan izanik

beti bezala jarraitzeko enpresa hau martxan egoten enplegu gehien salbatzen eta ez bakarrik orain baizik eta etorkizunera honek ekarriko duena bai

zer gertatzen ari den erantzukizunez jokatu behar dugu guztiok eta beti aritu garen bezala ariko gara kasu honetan ere laguntzen baino benetan dakigunean zer diren neurri horiek oraindik ez dakizkigula

ezin dizuegu exijitu arrakasta eta badakizu inoiz ez dugula arrakasta exijitzen baina bai exijitzen dugu konpromiso osoa exijitzen dugu

bermatzeko eta baita ere langileen lan eskubideak eta enpleguaren mantenimendua lehen esan dugulako berriro ezkerraldea eta berriro gainera aurreikusten zen sektore batean eta pentsatzen dugu

heldu garelako hemendik aurrera egin dezazuen eta laguntzeko langileei eta gizarte osoa enpresa honen etorkizuna bermatzeko

eskerrik asko presidente andrea bueno askotan

pare bat gauza erabat ados nago zurekin kasu honetan gestoreak eta jabeak asko daukate esateko askotan izaten dute baino baita ere etorkizuneko bisio hori plan bat oso ondo aurrera eramango dena behar beharrezkoa da behar beharrezkoa da

baina etorkizuneko plana enpresak berak izan behar du baita ere aipatzen zenuen atzo arratsaldean jakin genuen trumpek tarte bat digula beste hilabete bat eman diola europari por tanto se nos abre

y a partir de ahí a trabajar todos juntos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak
hezkuntzako sailburuari egina euskal hezkuntza sistemaren efizientziari eta efikaziari buruz sémper jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok egun on sémper jauna

bai aztertu egiten dira eskola emaitzen eraginkortasunaren hezkuntza publikoko gastuaren efizientziaren eta ekitatearen aldagaiak

bakarrik aipatu duzun ikerlan horrek beste askok bezala

horrela horietariko bakoitzak ematen digun informazioak hobekuntzarako neurriak hartzea ahalbidetzen digu

hezkuntza ekitateari buruzko txostena da hau eta kasu honetan euskadi

hirugarren postuan dago eskertzekoa da zure alderdiak erakusten duen ardura eta hezkuntzaren hobekuntzan akuilu izateko duzuen asmoa sarri askotan izan dugu emaitzak ezagutzen ditugula eta hobetu beharra dagoela

begira dihardugu lanean hezkuntza gobernu honen lehentasuna izanik gizarte babeserako ereduaren barruan gure jarduketa osoaren helburu nagusia gure hezkuntza sistemaren hobekuntza eraginkortasuna efizientzia da bai baina hori bai kontzeptu horiek aldagai anitzeko analisia ulertuta

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamabigarren puntua

euskadiko pentsiodunen egoerari buruz hernández jauna zurea da hitza

egun on berriro lehenik eta behin nahiz eta eskumen hau gaur egun estatuak

horretan sinesten dut irmotasunez nire ustez funtsezkoa da hainbeste urtez eraikitzen jardun dugun gizarte ongizatearen ereduan hala ere oraindik hemen euskadin eta europa osoan

dugu garatzeko nire ustez bidezkoak egungo egoerara egokitzen diren pentsio duinak bermatzeko egiten ari diren mobilizazioak esas manifestaciones

defendiendo y reclamando eskerrik asko artolazabal andrea hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina gazteriaren egoerari buruz

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta egun on guztioi egun on artolazabal sailburua

politikoa da eta gaur

hitzartea nahiz eta deseroso sentitu nahiz eta neure buruaz hitz egitea ez gustatu

zailtasunen aurrean alde positiboak bilatzen duten horietako naizela diote optimista alegia eta

den kontu hau argitzea behar nuen gaur hona ekarri dugun interpelazio honen oinarrian datu oso kezkagarriak daudelako eta ez nuke nahi inor eta ganbara honetan askotan entzuten delako diot okertzea

eta ez den eszenatoki interesatu bat margotzen ari naizela pentsatzerik gainera

zein den araba bizkaia eta gipuzkoako gazteen errealitatea bat egingo dugula gutxienez diagnostikoan eta egoeraren irakurketan horrela jaso egiten da esaterako gazteen euskal behatokiak argitaratutako euskadiko gazte egoeraren diagnostikoan aurreko astean ere zuk

edo aste honetan bertan euskadiko ekonomia gizarte eta arazoetarako batzordeak aurkeztutako azterlanean

estrategian eta oso argiak eta esanguratsuak dira datuak eta datu hauek markatzen duten

ekarri baina batzuk bai nahiko nituzkeela aipatu azken hilabete hauetan eztabaida publikoaren erdigunean dugu aldaketa demografikoaren kontua eta gaur bertan oraintxe bertan

izan zarete lehenengo grafika honetan ikus dezakegu zein den euskadiko gazteen indizearen bilakaera azkeneko hamabost urteetan beraien

urtean eta gaur egun hamairu koma batekoa hau da europako eskualdeetako baxuenetako bat daukagu

urtean laurehun eta berrogeita hamairu mila gazte zeudela eaeko gizartean eta gaur egun berrehun eta laurogeita hiru mila gazte ehun eta hirurogeita hamar mila bai

gazte gutxiago araba bizkaia eta gipuzkoan bigarren grafiko honetan ikusi dezakegu zein den

eta baita ere esan beharra daukagu euskadin mila biztanleko

orduan ere ikusi dezakegu datu kezkagarri baten aurrean gaudela grafika honetan ekarri dudana da lana duten azken hamarkadan zer nolako joera dagoen lana duten gazteen ehunekoa

agertzen duena bi mila seian gazteen ehuneko berrogeita hamalau koma bederatziak

baina bi mila hamaseian ehuneko hogeita hamazazpi koma bostak soilik zuten lana eta azkenik laugarren grafiko bat ekarri dut hona da gazteen langabezia tasa

portzentaian zegoelarik eta gaur egun ere nahiz eta azkeneko urtean egia da joera berantz doala

delako aditu askoren esanetan globalizazioaren ondorioak dira hauek eta paradigma aldaketa baten aurrean

ezin gara konformatu azaleko analisi bat eginez eta ikuspegi ekonomizista produktibista batetik erantzunak emanez eta hau diogu uste dugulako gobernu honek

zuzendutako neurriak ongizate ereduaren finantzaketari lotuta baina batez ere lan merkatuaren beharrekin lotuta gazteek

nagusitzen den galdera da ea egongo ote den pertsona nahikorik lan esku nahikorik kotizaziodun nahikorik hau da ekonomia zentroan jartzen du jaurlaritzak eta ez gazteak ez pertsonak zuk zeuk

jardunaldi batzuetan adierazi zenuen moduan haurrak ekarri behar ditugu pentsioak mantentzeko edo eskulana behar dugulako

zeren eta zuek finkatutako helburu kuantitatiboak beteko dira merkatuen eta ekonomiaren inertziaz ezer gutxi egin gabe

baina non daude enplegu horien alde kualitatiboak gazteentzako enplegu politika berrien orientabidea izan behar duten enpleguaren dimentsio estrategiko bat

zuen planek ez dute inolako saiakerarik egiten izaera kuantitatiboa duten helburu estrategikoak objektibatu eta kuantifikatzeko gazte enplegua sustatzeko bultzatzen diren

ezin aurkitu daiteke sortu nahi den enpleguaren inguruko kalitatearen inguruko adierazle bakar bat ere ez eta aurrekoan ere horrela aipatu genuen

gazteen egiturazko prekarietatearekin amaitzeko laneratze duin bat ahalbideratuko duen talka plan bat planteatzen dugu egin genuen asteazkenean

baina uste dugu egiturazko prekarietatearekin amaitzeko laneratze duina bermatzeko edo bermatuko duen talka plan bat behar dugula

datu bi gazteen emantzipaziorako eta etxebizitza sailburua eseri berri den arazo kronifikatua den etxebizitzara sarbidearen inguruan nahiko nituzke

behar ditu gobernu honek esparru honetan dituen erronkan
planak hobeak hala txarragoak izan daitezke baina ez dute inolako eraldaketarik ekarriko eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna

pasaden astean eskatu nuen agerraldian azaldu nuen bezala eusko jaurlaritzak laugarren gazte plana zuzenean gazteengan

beharrizanei erantzuteko sortu zen zehazki gazte horiek

horretarako moldatutako foroetan beren ekarpenak plana prestatzeko aldian hace ya una semana ayer mismo

herri erronkak herri erantzuna eskatzen dutela eta sentsu horretan cesek esan bezala egabk euskadiko ekonomia eta gazteria

argi usten du bere txostenean eta bere ondorioetako nagusietako bat hori da herri akordio bat behar dela

genero indarkeria pairatzen duten seme alabadun emakumeentzako prestazio ekonomikoei eta babesgabetasunari buruz guanche andrea zurea da hitza

egun on guztioi eskerrik asko mahai buru anderea legebiltzarkideok sailburua

eskerrik asko guanche andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza egun on berriro

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina

esandakoari buruz larrion andrea zurea da hitza

bi mila hemezortzian sailburuan hurrengo hitza bota zuen chicas

eskerrik asko larrion anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea

eskerrik asko larrion anderea gai zerrendako hamaseigarren puntua

kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina etbk etaren terrorismoaren deslegitimazioaz duen jarrerari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua

etxeko langileen lan baldintza eta eskubideei buruz etxeberrieta andrea zurea da hitza

eskerrik asko egun on guztioi eguerdi on martxoak zortzi

zazpi eta erdiak hamarnaka emakume bildu dira portugaleteko bizkaiko zubiaren azpian denak beltzez doaz

moreak besoan isilik garbiketarako eskularruak dituzte eskuetan eta eskuak altxatu dituzte

eskubide guztiak segurtasuna

ahaldundu respétame sé lo que valgo deskantsua soldata justua pentsio duinak

baina begirada sarkorraz begiratzen gaituzte begietara argi dute zein den egoera argi dute borroka egin behar dutela oraindik ere haien eskubideak exijitzeko argi dute borrokan jarraituko dutela pixkanaka

kontzientzia dudanetik egin ditut zaintza lanak eta orain ere zaintzaile aritzen naiz hainbat etxeetan gizartean erabat ikusezin dira lan horiek ordea eta aldarrikatu behar dira lana kentzera etortzen garela esaten dute askok baina euskal herritar gehienek egin nahi ez dituzten lanak

emakume migratuen kargu geratzen da zaintza martxoak zortziaren inguruan antolatutako ekimenen arteko bat izan zen hau zaintzen lan ildoak antolatutako hain zuzen

aukeratu zuten tokira heldu hemen egunero ehundaka emakumek

soldata arrakalaz hitz egin dugu luze eta zabal azken asteetan

kalean komunikabideetan baina zoru itsaskorraz hitz egin dezagun gaurkoan lan prekarizatutara feminizatuetara emakumeak itsasten dituen lur zoru horretaz zaintza lanen inguruan guztiok ditugun ardurak hartzeko

instituzioak ardurak hartzeko garaia da gizonezkoek ardurak hartzeko garaia da gaurkoan sektore konkretu baten inguruan hitz egiteko egin dugu euskal herria bildutik interpelazio hau etxeko langileen inguruan hitz egiteko alegia agerraldia izan genuen otsailaren amaieran

eta suposatzen dut bertan hitz egindakoaren berri izango duzula dagoeneko sailburu andrea alde batetik daukaten egoeraren gaineko diagnostikoa egin ziguten azpimarratzeko moduko ideia ekarri nahi ditut hona argi geratu da dependentzia egoeran dauden pertsonen zaintza etxeko langileen bidez egiten ari dela interna moduan dauden emakumeen gehiengoa

lanean ari dela lan jardunen eta deskantsuen ikuspegitik batez ere paperik gabeko langileen baitan ematen dira eskubide urraketa nagusiak esplotazio estremoaz hitz egiten ari gara ez dezagun ahaztu hogeita bat mendeko esklabutza gure herriko etxeetan

oinarrizko soldatara ere ez dira heltzen kasu gehienetan eta zaintza lan osasun eta segurtasun baldintza txarretan oso txarretan ematen ari da

zertan ari da gobernu hau bizkaiko etxeko langileek egindako agerraldian mahaiaren gainean jarri zizkiguten

baina bete ez diren edo bete direnen kasuan oso maila eskasean bete diren akordioez has gaitezen bat bi mila hamaseiko

konkretu batzuk egiten zaizkio akordioa zabal bat erdietsi genuen talde honen eh bilduren iniziatibari erantzunez alde batetik lan istripuen estatistiketan

konputuak modu egokian egitea eskatzen zitzaion bizkaiko etxeko langileek egin zuten agerraldian argi geratu zen hau ez dela bete

langileko sektore antzekoak begiratuz gero zenbaki hau oso urruti geratzen da informatikarien lan istripuen azpitik daude etxeko langileenak eta hau ez da sinesgarria

segurtasun gida bat editatzea eskatu zitzaion osalani talde honek egindako informazio eskaera bati esker lortu genuen ez baitago inon argitaratua

izan genuen zer esan aho bete hortz geratu ginen hau jaso genuenean eta are gehiago agerraldia entzun genuenean adibidez

ondoriorik atzeman etxeko langileek honako eskaerarekin amaitu zuten a alguien

eskubideak duintzeko eskerrik asko etxebarrieta anderea san josé anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi

lehentasun bezala markatzean bat gatoz diagnostikoaren inguruan egin duzun

zurekin inoiz egindako galdera erantzunen bidez jakinaren gainean ginen ehuko soziologia fakultatea lan hau

asmotan zebilela bertan bereziki garrantzitsutzat jotzen dugu zuk zeuk aipatu duzun moduan etxeko langileen parte hartzea bermatua egotea

hanka sartze ikaragarriak burutzeko aukera hori

logikotzat ikusten dugu eta ikerlanetik desbinkulatzea edo beste ikerlanetik

beste talde guztiek proposatu zuten lan lerro horrekin hau da etxeko langileen inguruan diagnostiko zabal bat egitearen ikuspegi hau kokatzea ez genuen inondik inora ikusten hain zuzen ez duelako zerikusirik eta zuk zeuk ere aitortu duzu beraz egokia da hau

ekartzea beharrezkoa da zeren zer geratu da aurten berriro ere bi mila hemezortziko diru partidetan kontziliaziorako

etxeko langileak ez direla kontenplatuak izan beste urtebetez ez dute eskubide honetara iristeko aukerarik izango eta gidaren inguruan ba poztekoa da zuek ohartu izana hanka sartze horren inguruan

entregatu egingo dizut beraiek hona legebiltzarkide guztiei

gida oso zorrozki landu zutena eta agerraldian egon ginen guztiok pozez hartu genuen horrelako lan bat egiteko denbora hartu izana baina amaitu nahi nuke beraiek amaitu zuten ideia bat azpimarratuz

beraiek beraien iritzia emateko prest daude eta beraien denbora honetan eskaintzeko prest daude baina ez dadila izan beste behin ere azken momentuan

ez dadila izan azken momentuan etxeko langileek parte hartu dutela esateko baina neurri eta ildo berdinarekin jarraitzeko eta izan dadila benetan langile hauek merezi duten eskubideak bermatzeko norabidean egiteke daukagun guztia urratsen hasteko bidea mila esker

lan eta justiziako sailburuari egina tubos reunidos taldearen lan politikaren gainean lan eta justizia sailak duen jarrerari buruz hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna erantzuteko san josé anderea zurea da hitza

hemeretzigarren puntua galdera maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina martxoaren zortzirako deitu zen greban finkatu ziren zerbitzu minimoei buruz otamendi anderea zurea da hitza

eguerdi on emakumeen nazioarteko egunerako euskal herriko mugimendu feministak greba deialdia egin zuen sektore anitzetan sistema hau gelditzen dela irudikatzeko asmoz greba honen harira jaurlaritzak gutxieneko zerbitzuak finkatu zituen beti egiten den bezala baina kasu honetan aurreko lan uzteetan agindutako gutxieneko zerbitzuak gogortu zenituzten

hau ikusirik hainbat sindikatuk helegitea aurkeztu zuten agindua bertan behera uztea eskatuz planteatu ziren gutxieneko

langileen greba eskubidea urratzen zutela argudiatuz euskal autonomia erkidegoko justizia auzitegi nagusiak helegitea partzialki onartu zuen

gutxieneko zerbitzu batzuk murriztera martxoaren zazpian bertan agindu berri bat atera behar izan zuelarik aurrekoa zuzentzeko hau dela eta galdera zuzena luzatzen dizugu euskal herriko mugimendu feministak deituriko

administrazio publikoan hasiera batean finkatu ziren

ez didazu erantzun nik egin dizudan galderari ze helburu zuten zerbitzu minimo horiek galdetu dizut

oso argi daukagu eta iritzi hau oso zabala da zein izan zen benetako

guztiak finkatzearen helburu bakarra emakumeon grebarako eskubidea urratzea izan zen

kontsumoa enplegua edo eta hezkuntza alorrak ahaztu gabe noski baina

oraindik ere nagusiki emakumeen bizkar dagoen ezinbesteko lana delako eta zoritxarrez ordainpeko lana den kasuetan baldintza txarrenetan eskaintzen den lana delako

kasualitatea feminizatuenak eta prekarizatuenak diren sektoreei ezartzea zerbitzu minimo altuenak

esaterako sektore hauetako langileak langile emakumeek

argi eta garbi zerbitzu minimoak finkatzerako orduan berebiziko garrantzia ematen diozue zaintza lanei ezinbesteko lanak eta utziezinak direla argi utziz

ezinbesteko lanak dira bai ala bai egin beharrekoak eta hurrengo egunerako utzi ezin diren lanak baina hara kontraesana hain garrantzitsuak diren zerbitzuak izanik servicios esenciales bezala kalifikatu duzu zuk orain zergatik ez ditugu merezi duten bezala balioan jartzen

baldintza duinetan lan egin ahal izan dezaten zergatik daude kasu asko eta askotan gehiegitan hain garrantzitsuak eta ezinbestekoak diren zerbitzu publiko hauek

berdintasun politikak egunero jarri behar dira praktikan etengabe eta ez martxoaren zortziaren bueltan adierazpen

aldarrikapenetatik benetako praktikara jausi egin beharra dago hitz politen eta ekintzen artean alde ikaragarria dago eta martxoaren zortzian

benetako borondate politikoa falta zaizuela emakumeen egoera taxutik aldatzeko

san josé anderea zurea da hitza señora otamendi

eskerrik asko san josé anderea gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari amaiera